fernando josé flores jiménez jon landa esteban beltrán

lehendakari jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea

gai zerrendako hamabigarren puntua galdera xabier isasi balanzategi eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina vitalek eta bbk k ekainaren hogeita hamarean egingo dituzten batzar orokorren deialdiei buruz isasi jauna zurea da hitza

legebiltzarkideok egun on ekainaren hogeita hamarean astelehenarekin vital kutxa eta

bilkura horietan aurrezki kutxak banku fundazioak bihurtzea

horiek horrela lehendakariak uste al du zilegi dela ekainaren hogeita hamareko aurrezki kutxen batzar deialdietan egiten den planteamendua eskerrik asko

eskerrik asko legebiltzarburu andrea isasi jauna planteamendua zilegia da beharrezkoa eta positiboa da

bat nator egindako planteamenduarekin denborarekin eta behar bezala egin delako

lege aldaketa bati erantzuten dio aurrezki kutxa eta banku fundazioen bi mila hamairuko abenduaren hogeita zazpiko legea oinarrizko araudia da aurrezki kutxei eskakizun bikoitz oso zorrotza ezarri die

garatu beharko dituzte eta bestetik txikiak izan behar dira

horregatik banku fundazioak bihurtu behar dira eta hori oso positiboa da bat nator erabaki hauekin es positivo muy positivo

presidente andrea gure ustez lehendakari jauna ez da onargarria arabako bizkaiko eta gipuzkoako aurrezki kutxen deuseztatzeak aurrera jarraitzen du interes partikularrak interes alderdikoiak

aurreztaileen interesen gainetik araban

onurak mozkinak eta karguak banatzen ari zarete

galtzen ari gara lehendakari jauna galtzen ari gara ehun urtetan eraikitako herritarren finantza erakundeak galtzen ari gara gardentasunean

orokorretan eztabaidatu eta erabaki beharrean galtzen ari gara burujabetasunean bertako legearen egokitzapena egin ez duzuelako

espainiako ereduari men egiten diozuelako eta menpekotasuna areagotzen duzuelako galtzen ari gara lehendakari jauna

galtzen ditugulako ez da zilegi aurrezki kutxetan egiten ari dena jukutriak eta

onargarriak ez direlako ez da zilegi ez da zilegi aurrezki kutxekin egin nahi duzuena

eh bildu ganbara honetako bigarren indarra aurka dago baina zuek entzun gor ez da zilegi

berorrek orain ez dela asko europa presen aurrean banku fundazioen aurka hitz egin zenuen eta orain azalpen handirik eman gabe banku fundazioan defendatzaile sutsuena

behin baino gehiagotan proposatu izan dugu eztabaidatzea eta elkarrekin irtenbide adostuak bilatzea kasurik ez horren truke leporatu nahi izan diguzue kutxabanken aurkako desprestigio kanpaina egiten ari garela gezurra gezur merkea euskal herriko finantza eredu propioa defendatu besterik ez baitugu egiten beste batzuk dira

kutxabanken izen ona inoiz izan balu zikintzen dutenak egunotan lehendakari jauna

hipoteka maileguan eskatu zutelako

sufritzen ari dira sufritzen ari dira eta etxerik gabe geratuko dira kale gorrian ez dugu horrelako banketxerik nahi ez euskal herrian

gure elkartasuna pertsona haiei eta argi esan dezagun guk jarraituko dugula salatzen oposizio indar batek salatu behar duena eta eskatzen euskal herrirako finantza erakundeak solidarioak gardenak

eskerrik asko isasi jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko isasi jauna errespetatu egiten dut

ez izatea onargarriak jarritako edo ezarritako baldintzak baina nik begirunez eta begirunea izatea jaurlaritzarekiko eta nirekiko eskatu egingo nizuke niri hainbat gauza leporatu egiterako orduan nire erantzukizunetatik kanpo daudenean nolabait esateko

argi esan behar dizudan gauza bat da erakunde sortzaileek langileek

osatzen dituztela kutxen gobernu organoak erakunde sortzaileek langileek eta bezeroek batzarretarako deia egin dute erabaki bat hartzeko erabaki hori derrigorrezkoa eta beharrezkoa da kutxen etorkizuna bermatzeko nire ustez erabaki hori positiboa da kutxentzako

eta garatzeko zinez uste dudalako

orain arte mende luze batean zehar egon egin den eta egin den bezala bermatua izango delako

lehendakariari egina eusko jaurlaritzak euskadiko publizitate eta komunikazio instituzionalari buruzko abenduaren hogeita hiruko sei barra bi mila hamar legea behin eta berriz eta nabarmen ez betetzeari buruz garrido anderea zurea da hitza

de supuestos contenidos informativos eskerrik asko garrido andrea erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den gatzagaetxebarria jaunak dauka hitza

garrido andrea ezeztatu egiten dut jaurlaritzak lege urraketa edo lege

nabarmena egiten duela eta herri baliabide publikoak erabiltzen ditugula

hori ez da horrela egia da eta

eskerrik asko legebiltzarburu andrea garrido andrea mire

antonio damborenea basterrechea euskal talde popularreko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina

bai mahaiburu andrea sailburuok legebiltzarkideok

eskerrik asko damborenea jauna erantzuteko aburto jauna zurea da hitza

eskerrik asko aburto jauna gai zerrendako hamabosgarren puntua interpelazioa carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak hezkuntza hizkuntza politika eta kultura sailburuari egina eusko jaurlaritzak durangoko

eraginkorragoa emateari buruz barrio jauna zurea da hitza

eskerrik asko barrio jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den uriarte andreak dauka hitza

legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok egun on

durangoko azoka ia berrogeita hamar urteko ibilbide luzea daukana gure euskal kulturaren inguruan ospatzen den ekitaldi nagusi

eta disko azoka mila bederatziehun eta hirurogeita bostean egin zen andra mariko

garai hartan sortu berri zen gerediaga elkarteak antolatu zituen ekitaldien artean lehenengoetarikoa izan zen frankismoaren diktadurapean helburu nagusi eta argia zuen euskal herriko liburugintza eta diskogintzaren ekoizpena ezagutzera ematea hasieratik euskaraz eta euskal munduaz ere

ekoizpenen erakusketa eta salmentarako azoka izan da liburuak eta diskoak

bideo eta euskarri askotako ekoizpenak jarri dira ikusgai eta salgai eta egindako ibilbide luze eta onuragarriari esker gaur egun euskal herriko argitaletxeen eta diskoetxeen lanak

idazleek eta musikariek euren irakurle eta entzuleekin egoteko aukera

lan berriak aurkezteko eta ezagutzeko modua izaten da baina hasiera batean ez zen moduan gaur egungo azoka ere ez da liburuen eta diskoen azoka bat soilik

topaleku izaten da durango bertan era guztietako eta hitz hau azpimarratu nahi dut guztietako publikoarentzat kultur eskaintza zabala egoten da durangoko azokan aurkitu dezakeguna ez da bakarrik euskaraz sortzen den kultura

durangoko azokan euskal kultura aurkitzen dugu bere esparru hizkuntz eta modalitate ezberdinetan hain zuzen ere aniztasun hori

honela bizkaiko foru aldundiaren ekarpena berdinduz bigarrenik datozen urtetarako

azterketa egin behar da ekarpena sendotzeko eta azokaren etorkizuna bermatzeko hirugarrenik

eta azkenik eusko jaurlaritzaren eta gerediagaren artean elkarlana indartuko dugu etorkizunerako

honela bi mila zortzian sortzaileek eurek ahotsenea

gerediaga elkartearen laguntzarekin batera beraien proiektuak ezagutarazteko zuzenekoekin edo solasaldien bidez bi mila hamarean

ikus entzunezkoak eta arte eszenikoak ere kultura direla aldarrikatu eta leku propioa ematearren eta bi mila hamabian sortu zen gune berriena kabia kultura digitalaren eredu berrien bueltan elkar ezagutu esperimentatu eta

azokak gune berri hauekin durango hiri osoa bihurtu nahi du kulturaren plaza azken urteetan egindako balorazioa positiboa izan da baikorra izan zen gerediaga elkarteak erabilitako hitza bere prentsa oharrean eta web gunean izan ere balorazioa baikorra izan behar zuen aurreko urteetako pertsona kopurua gainditu ezin baitzen ehun eta hirurogei mila bisita guztira

ekitaldian baina orain baikortasun hura atzean gelditu da kezka eta larritasuna nagusitu direlarik eta nik galdera bat egin nahi nizueke

benetan uste duzue durangoko azokaren egoera gobernuaren dirulaguntza berri batekin konpontzen dela

euro ordaindu eta kito ez dut uste

eskerrik asko eskerrik asko uriarte andrea gai zerrendako hamaseigarren puntua interpelazioa vicente reyes martín
euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak hezkunta hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina kultura industriei buruz reyes jauna zurea da hitza

presidenta sailburu andrea kultur industriei lagundu behar diegu

eskerrik asko reyes jauna bai aluzioz ez daukazu hitza

ez daukazu

egitasmo horren eragina etengabe aztertu beharko dugu etengabeko azterketa lana egin beharko dugu horretan eta alor guztietan errealitatea ondo ezagutzetik habiatu beharko dugunez eta errealitatea etengabe ari baita eraldatzen

indartu dugu kulturaren euskal behatokia gure herria aztertzeaz eta europa kokatzeaz arduratzen da kulturaren euskal behatokia lanabes garrantzitsua da

ezinbestekoa diagnostiko partekatuetatik sortzen da elkarrekin lan egiteko aukera oro horregatik dago abian ikerketa bat

sektore kultural eta kreatiboen ezagutzan urrats garrantzitsua izango dena

behin eta berriz esaten zaigu europatik industria sortzaileak sustatzeko ezinbestekoa dela kulturaren industriaren eta ogasun sailen elkarlana horregatik

lankidetzaz ikuspegi oso desberdinak elkarren osagarri bihurtu behar ditugu

politikak adostu gure helburua ez da eta horretan erabat gaude

sendotzeko gure politikak definitzea kultur jarduna finkatzeko gure finantzabideak eskaintzea gobernu honek dituen finantzabideak kultur industrian

izatea industrientzako sortzen diren lanabesak eta neurriak kulturarako ere onuragarri gertatzea hori da gure helburua europak behin eta berriz esaten digu kontua ez dela ea kulturak edo industriak arduratu behar duen industria kultural sortzailez baizik eta nola garatu politika osagarriak eta koherenteak

kulturgileekin kulturgileen mesedetan kulturgileekin batera hori da bide bakarra gobernantza partekatuak asmatu behar dira lehen lehenik

urte guztiko jarduna aztertzen dugu elkarrekin egitasmoak baloratzeko xede zehatzak definitzeko profesionaltasunari nazioartekotasunari eta

esango dizut aurten hogeita bi elkarte ezberdin lagundu direla milioi

ehuneko hemezortzia igo dira laguntza horiek ez da zorakeria eta elkarte horiekin sustatzen ditugu trebatze programak

prestakuntza kudeaketaren hobekuntza eta abar ez dira guk abian jartzen ditugun programak beraiek dira euren sektoreak hobetzeko eta horrela aitzindarazteko asmoak egiten dituztenak

baina aldi berean marko zehatzak bultzatuz lortzen da adibidez

politikak definitzeko eta baliabideak partekatzeko hori da musika bulegoa udazkenean aurkeztuko dugu

bateratzea indarrak metatzea koordinazioan irabaztea ordea beste hainbat sektoretan urrun gaude horretatik gogorarazi nahi nizuke

guk ordea bateratu egin behar dutela solaskide bakarra sortu behar dutela esaten dugu behin eta berriz

kultura eta gainerako sailek elkarlanean ikasi behar dugun honetan erakunde ezberdinak eta kulturgileak auzolanean egin behar dugun honetan

asko dagoelako konpontzeko presa dagoelako gauzak bideratzeko

baina egingo dugu gobernu honek jarraituko du lanean kulturgileekin kulturaren alde

ziur egon zaitezkete eskerrik asko eskerrik asko uriarte anderea

ez dira positiboak izan esperientzia horiek ondoriozko egoera konplikatuak

izan ere europako instituzio guztiak daude finantzaketa lortzeko zailtasunekin kezkatuta agerian usten dute berariaz gai honi tratatzen duten azterketa eta txostenek europako batzordeak europako parlamentura kontseilura batzorde ekonomiko eta sozialera eta eskualdeen batzordera bidaltzeko egin zuen

honako hau baieztatu zen kultura eta sormen arloko enpresak txikiak dira

negozio plan konplexuak dituzte eta ez dute aktibo hautemangarririk arrazoi horiek guztiak oztopoak dira kanpo finantzaketa lortzeko orduan kapital finantzaketa

oraindik ez dira askorik erabiltzen hori dela eta finantza erakundeek ezagutza handiagoa behar du sektore horien potentzial ekonomikoaren inguruan eta hautemangarriak ez dira aktiboak dituzten enpresak ebaluatzeko gaitasuna garatu behar dute horregatik hain zuzen ere nire lehen

proiektuen enpresa eta finantzaketa balorazioak arriskuak baloratzeko espezialistek egin behar dituztela iruditzen zaigulako consideramos además que el departamento

eskerrik asko eskerrik asko uriarte andrea

eskerrik asko mahaiburu andrea egun on galdera urtarrilaren hogeita bederatzian egina dago baina orain inoiz baino gaurkotasun handia du orduan hauxe galdetzen genizun lomce aplikatzeko arazo teknikoak eta denborazkoak ez baleude

eta erantzuna azken egun hauetan eman duzu bai aplikatuko dut nahiz eta ikasturte osoan esaten egon zaren lomce ez zela euskal autonomia erkidegoan aplikatuko

bere aplikazioaren kontra dagoenean zu berriz aplikatzera zoaz euskal gizartearen eskaeraren kontra jarri zara beraz

aplikatuko duzuela guk ere salatzeaz aparte

sailburu ordearen ebazpena bertan behera uztea eskatzen dizugu

eta bere ordezkoan gizarte eta herritar balioak gainera ebaluatuak izango direla esaten duzue euskadiko eskola kontseiluak eskatu du

gizarte eta herritar balioak izeneko ordezkoak kutsu politiko nabaria du madrilgo gobernuak alor horretarako

espainiako konstituzioaren balioak ezagutzea eta haiek estimatzea sinbolo nazionalen esanahia zein den jakitea bandera espainiako armarria

horixe da gure ikasleek ikasi beharko dutena primariako lehenengo hirugarren

aldaketara egokitu beharko dituztela erabiltzen ari diren curriculum materialak

zein curriculumera espainiakora hiru

madrilek hau badakit ez dagoela ebazpenean baina bai jakitea gustatuko litzaidakeela lomceren aldeko hautua egin du hezkuntza sailak eta garbi galdera beraz hauxe da iruzur egingo diozu hezkuntza komunitateak hezkuntza agenteak euskal gizarte

eskerrik asko eskerrik asko agirrezabala jauna jaurlaritzaren ordezkaria den uriarte andrea zurea da hitza

gure jarrera erabatekoa eta begi bistakoa da ondoren arrazoiengatik batez ere

estatuko hezkuntza sistema zentralizatu eta bateratzeko saio bat delako autonomia erkidegoan eskuduntzak errespetatu gabe bigarrenez espainiako estatutuaren hizkuntza errealitate aniztuna eta autonomi erkidegoen errealitate soziolinguistikoak eta premiak ez dituelako behar adina kontuan hartzen hirugarrenez behar adina oinarri zientifiko eta teknikorik izan gabe

inolako hobekuntzarik eta azkenik ez duelako hezkuntza erreforma orokorra sustatzeko behar den gutxienezko kontsentsu sozial eta politikorik hauek dira gobernu honek

dena den eta guretzat zoritxarrez argudio horrek ez du

ez behintzat aurkeztutako errekurtsoak direla eta auzitegi konstituzionalaren diktamena izan arte ondorioz sail honek lomcearekiko duen jarrera irmo mantenduko du betiere gobernuari dagozkion zorroztasunetik

behin eta berriro esan dut gobernu honek erabiliko duela eta erabiltzen ari dela ahal duen erreminta guztiak gure hezkuntza sistema babesteko bermatzeko eta hobetzeko
eta horretaz ari gara eta ez bakarrik noski eskerrik asko uriarte andrea agirrezabala jauna zurea da hitza

arbuiatu lomceren kontra zaudetela jarrera irmoa baina

sinesgarritasun osoa galdu egiten duzue

el primer paso van a seguir dando más pasos datorren urtean azterketak ere izaten jarraituko dugu hamabost urteekin bereiztu egingo dira ikasleak rebalida ere izango dugu horren itxura dauka hain zuzen

zuk hartutako erabakiak mesfidantza zabaltzea euskal gizartean noraezean jartzea irakasleak ez dakite

euskal gizarteak eskatzen duenari muzin egin
bizkarra eman eta iruzur egitea eskerrik asko agirrezabala jauna uriarte andrea zurea da hitza

intsumisioa eskatzen ari zarela benetan uste duzu gure jarrera intsumisioa izan behar dela

hor dago martxan dago eta administrazio edo gobernu bezala nolabait ezin dugu

ezin garela ilegalak izan gobernua zentzuz jokatu behar dugu

bi mila hamalau bi mila hamabost ikasturterako orientabideak emanaz horrela eskatzen digutelako ikastetxeek

eta etorkizunerako hezkuntza sistema sendo eta iraunkorra eraikiz datorren kurtsoan

liburu berdinak ordutegi berdinak ez direla klaseak bikoiztuko

bakarrik egin duguna da orientabidea jakiteko azkenean

euskal hezkuntza erkidego osoa helburua da eta berau lortzeko koordinazio eta lankideentzat ezinbestekoak dira

eguna eta hemen lanean ari gara eta

sektorearekin ari gara eta ikastetxeek eskatzen dute

bermatzen ari gara ikasleak hurrengo kurtsoan aterako direla ondo

hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina bikaintasun beken programa

eskerrik asko celaá andrea erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den uriarte andreak dauka hitza

dirulaguntzen azterketa bat egin zen bi mila hamairu urteko lehen hilabeteetan egindako azterketetan oinarrituta eta aurrekontuak kontutan hartuta

errendimendu bikaina duten unibertsitate ikasleei sari bat ezarri edo berreskuratzeko

zuten bekadunek dirulaguntza berezi bat jasotzeko aukera berrehun eurotakoa hain zuzen ere ondoren urriaren hogeita lauean

legebiltzarreko osoko bilkurak bikaintasun akademikoko bekak berrezartzeari buruzko legez besteko bi proposamen eztabaidatu eta behin betiko ebazpena hartu zuen legebiltzarrak sailari eskatzen zion bikaintasun akademikoko beken programa berrezartzea

berrehun eurokoa aurreko ikasturtean matrikulatutako kreditu guztiak gainditu dituzten ikasleentzat eta bestetik

beken ohiko araudian atal espezifiko gisa sartuko dira bikaintasun akademikoko bekak izenpean ehun eta hogei dirulaguntza bakoitza mila eurokoa laguntza horien helburu nagusia probetxu akademiko bikaina duten
bekadun ikasleen saritzea da eskerrik asko eskerrik asko

mikel unzalu hermosa euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak hezkuntza hizkuntza politika eta kultura sailburuari egina

unzalu jauna zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea

legebiltzarburu andrea unzalu jauna

apirilaren hogeita bederatziko administrazio kontseiluan onartutakoaren gai nagusia nahastea

baina gogora ekarri nahi dizut administrazio kontseiluak ez zuela erabaki langile mugagabea ez finkoen hirurogeita hemeretzi plaza kentzea

horrez gain onartutako prozeduraren gaineko zalantza juridikoak aipatzen dituzu etengabe ikuspegi juridiko ezberdin guztiak errespetagarriak dira zientzia juridikoa ez baita zientzia zehatz bat nolanahi ere eitbk irizpen juridiko bat du zuk zeuk ezin hobeto ezagutzen duzuna eta horixe hartu da kontuan

auzitegi gorenak langile ez finkoak erregularizatzeko kasu

amortizatu beharreko postua duen langilea jaso beharreko kalte ordaina aldi baterako kontratuak finantzatzeko

iraungita aldiz langile mugagabea ez finkoaren kontratua ezeztatzeko baldintza betetzen da

la gestión de los fondos públicos de su gobierno eskerrik asko unzalu jauna eta amaitzeko jaurlaritzaren ordezkaria den uriarte anderea zurea da hitza

halaber soldata masak zortzi eta hamar lagun artean kontratatzea ahalbideratuko du ordezkapenak eta praktikak egiteko egoera hori

moduan ezinezkoa da gaur egun egungo soldata masak irratiaren aurrekontu osoa hartzen du eta

azken batean unzalu jauna gure iritziz enplegu lehiaketa publiko hau beharrezkoa da langile mugagabea

eta gainera ditugun giza baliabideen eraginkortasuna handitzeko modu bat ere bada langileentzat berme juridiko laboraleko osagaiak sartuz eta horrela haien egoera argituz no estimo

gasteizko mendien babesari buruz maeztu jauna zurea da hitza

hel diezaiogun bilkuraldi honetako azken interpelazioari

bi mila bederatziko azaroan gasteizko

eusko jaurlaritzari eskatzen zion gasteizko mendiak parke naturala izendatzeko izapide administratiboak martxan jartzeko urtebete beranduago bi mila hamareko

legebiltzar honetako ingurumen batzordeak aho batez kasu honetan ere legez besteko proposamen bat onartu zuen gasteizko mendiak natur parke

konkretuki eskaera zuzen bat eginez eusko jaurlaritzari eskatzen zion berehala bultza zezala gasteizko mendietako natur baliabideak antolatzeko plana onesteko prozesua

dezala espazio hori parke naturala izendatzeko asmoarekin bi erabaki bat gasteizko udalean beste bat

politikoarekin gasteizko mendiak parke naturala izendatzeko

ildo horretan ingurumen lurralde plangintza nekazaritza eta arrantzako sailburuak bi mila hamabiko

gasteizko mendien aldeko baliabide naturalak antolatzeko planari hasierako onarpena emanez hiru erabaki politiko instituzionalak adostasun politikoarekin eta denak bide berdinetik gasteizko mendiak parke natural bezala izendatzeko

parke naturala izendatzeko aldeko urratsak zure sailak momentu honetan dirudienez eta prentsatik jakin izan dugunez kontrako norabidea

eta inolako adostasun politiko barik eta zein da

ba dirudienez ekainaren hamaseian jakin izan genuena hain zuzen ere eusko jaurlaritzako natura ingurunearen eta ingurumen plangintzaren zuzendariak gasteizko udaleko ingurugiro gaietarako ikastegiaren kontseilu erretorean esan

hain zuzen ere eusko jaurlaritzak ez zuela ikusten gasteizko mendiak parke naturala bezala izendatzea hori da behintzat nik ikastegi

egondako adostasun politikoa zapuztera etorri den erabaki bat

zer da deuseztatu duzuena parke naturalaren

edo parke natural horren baliabide naturalak kudeatzeko plana ez direlako gauza berdina parke natural bat izendatzea gauza bat da eta beharrezkoa den tresna bat parke horren

plana beste gauza bat delako eta hori da gure lehenengo galdera deuseztatu duzue parke naturala

baliabide naturala kudeatzeko plana eta

baiezkoan zein da aztertzen ari zaren baliabide naturala kudeatzeko plana zenbat hektareekin

aurreko ingurumen sailak baliabide naturalak antolatzeko plana habiarazteko sinatutako aginduan

en la red de espacios naturales protegidos hori garatzeko beharrezkoa den baliabide naturalak antolatzeko planaren hasierako onarpena egon zen

figura egokiena bezala aukeratu zen ingurumen sailak administrazioak erabaki zuen gunehorren balore anbientala kontutan izanik parke naturalaren figura aukeratzea zer aldatu da ordutik hona administrazioaren erabaki irmo bat dago esaten parke naturalaren figura egokiena dela gasteizko mendiak babesteko

ordutik hona zeintzuk dira eta non daude geure egungo sailak egin dituen txosten berriak eta zer esaten dute horiek zergatik lehen bai eta orain ez gainera parke naturalen figura egokiena dela inguru hori babesteko ez du soilik aurreko ingurumen sailak

daude hori agerian uzteko adibidez gaztela leongo ingurumen sailaren kontrako inpaktu anbientalaren deklarazioa inguru horretan egin nahi zuten parke eoliko baten inguruan deklarazio horretan

dela inpaktu anbiental hori kontrako izateko era berean ere

hidrokarburuak ustiatzeko estatu batuetako enpresekin egindako batzarretara eta bertan jasotzen dena bertan jasotzen da

enpresaren ordezkari batek horrela galdetzen du

dauden arazoak frackinga gune horretan egiteko eta juan carlos vicuñak

horrela dago jasota aktan eurek duten informazioen arabera arazo esanguratsuena eta bakarra montes de vitoria parke natural bezala izendatzea dela horrela dago jasota akta horietan gura izanez gero zure eskura eta ez dira horrek bakarrik dokumentuak zeinetan

kudeaketa plan bat natura babesteko orain dela gutxi zure sailak onartutako urkiolako baliabide naturalak kudeateko planean

adibidez jarduerak debekatzeko parke natural baten baina parke naturala ez badu

babesik beraz zeintzuk dira zuen erabakiaren benetako arrazoiak zeintzuk dira benetako arrazoiak zeintzuk dira defenditzen dituzuen interesak gune horretan zuen arrazoia edo behintzat prentsan ikusi dugun aitzakia

medioen bitartez jaso duguna hurrengoa izan da herrien

uztea arrazoi horren sinesgarritasuna guretzako hutsaren hurrengoa da lehenik eta behin herriek ez baitute uzten parke naturalaren

hori ez dator euren alegazioetan parke naturalaren izendapena bertan behera geratzea herriek bere alegazioetan agerian uzten dutena da aspaldidanik

gertatzen dena eta hainbat eragile aldarrikatzen dena gaur egun garatutako parke naturaletako baliabide naturalen antolatzeko planak ez direla bat ere eraginkorrak eta egiten direla tokiko eragileei bizkarra emanez

adierazten dute gasteizko mendien baliabide naturalaren planean

eta ez direlako fidatzen ez dutelako nahi kaiola berde bat irakurri dezagun baina

euskal legeak parke naturalaren figuraren inguruan

zelan uztartzen den natura babestea eta toki horretan gune horretan dauden eragileen garapen ekonomikoa hori da zure sailari

eta ez egun batetik bestera eta adostasun politiko barik

parke natural baten izendapena deuseztatzea edo bertan behera geratzea

egitea beharrezkoak diren eta hainbat dokumentuetan jasota dauden balore natural horiek tokiko garapen ekonomikoarekin uztartzea

mahaiburu andrea egun on legebiltzarkideok

baina atal asko ahaztu egin dituzu eta nik beteko ditut hutsuneak

gainera hemen hartutako erabakien inguruan ahaztu dituzu natura babesteko lege bat bi mila hamalau hamairugarrena artikuluaren arabera natura gune babestuen babeserako

onartu ziren mailakatu gabe jatorri bera duten artean sailkapen gabe eta bertan jasotzen dira bai parke naturalak zein natura bi mila sareko espazioak gainera natura babesteko legearen testu bateginak bi barra bi mila hamairu legeak eragindako aldaketak direla eta hogeita bi puntu sei

espazio berean babeserako figura ezberdinak gainez jarriz gero

bakarrean jaso behar direla arau erregulatzaileak beraz lurralde berean natura gune babestu bideen izendapena emanez gero

hortaz kontserbaziorako ezarritako helburuen arabera ez luke

eragingo eta bietako edozeinek babestea merezi duten balioak kontserbatzeko balioko luke hori dela eta figura horiekin lor daitekeen natura babesteko antzeko maila eta legeak arautzen du bateratu beharra

gogorarazi behar dizut bere horretan erregulatzea ezinezkoa dela eta ondo dakizu

ez dakit beste gauzengatik baita baina behintzat horregatik zuk kontra bozkatu zenuen

aldaketan kantabrian eman den debekuaren kontrako sententziak argi erakutsi digu ere orain dela gutxi

pare egun ganbara honetan adostu zela babestutako espazio naturalen planifikazioa edo kudeaketako tresnek ezarri behar zutela bateraezintasuna egoki arrazoitu behar zen jardueren eta ingurumen balioen

eta zehaztu egin behar dira babeserako irizpideak espazioetan eta eragindako guneetan eta berriro diot hau guztia aukeratutako babeserako figura

eta hau ez diot nik ez dio gobernuak legebiltzar honek esan zuen babeserako legea onartu zuenean orain dela gutxi

hace caso a la voz de los pueblos fracking ez eskerrik asko maeztu jauna jaurlaritzaren ordezkaria dauka hitza erantzuteko oregi andrea zurea da hitza